arratsaldeon guztioi berriro ere ekingo diogu bilkurari

interesak defendatzeko akordio bat da ez da euskadi modernizatzeko krisitik ateratzeko edo hiritarren arazoak konpontzeko akordioa

es y será siempre el máximo responsable gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren bozeramailea den quiroga andreak dauka hitza

eskerrik asko presidenta andrea arratsalde on guztioi

gobernatzea zaila da eta are gehiago egoera honetan zure larritasuna ulertzen dut baita

beste askok herri hau atzera eramateko ahalegin berberak egiten dituztenaren sentsazioa izatea baina sinetsi iezadazu

ez dut politika modu horretan ikusten eta zuk badakizu baina lehendakari atzera begiratzen dudanean

hirurehun egunetan egin duena ikusten dudanean ezin dut ahaleginei buruz hitz egin gobernar es difícil

baina nirekin bat etorriko zara arazoak egon arren gehiago arriskatu zenezaketela gehiago egin zenezaketen

eajren eskutik zor gehiago eskatuko genuela

euskaldunok zortzi mila milioiko zorra daukagu

hori bai hori izan behar delako diot hiritar horiek berreskuratzea beraien lanpostua berreskuratzea hori izango baita beraien duintasuna eta bizitza berreskuratzeko bidea eta zurekin eta zure gobernuarekin dudan konpromisoa honakoa hau da euskadiko alderdi popularrak

beti lagunduko dizu guretzat

ez baitu inolako presio politikorik krisiak eman duen irakaspen bat beti hiritarrek ordaintzen dutela da eta krisialdietatik hiritarren ahaleginei esker

eta zorionez euskal gizarteak baliabide guztiak ditu egoera gogor honi aurre egiteko le daba el dato del desempleo porque

alemanas francesas españolas gure ekonomia kolaborazio integrazio testu inguru batean geratzen da

sekulako akatsak dira hogeita bat mendean mundu

izan nahi krisi honetatik elkarrekin aterako gara nortasun bat daukagu baina horrek ez du esan nahi berdinak garenik euskadik aurretik daukan

erronka garrantzitsuegia da zuen alderdiek dauzkaten helburuei zuzentzeko

eta euskal alderdi sozialistaren interesak ez daude herri honen interesei lotuak euskadiren dinamikaren atzerik doan

euskadin behar dugu politika fiskala hazkunde ekonomikora bideratua egin behar da

gehien duenari kentzea al da badirudi zerbait geratzen zaionari gehiago ordaintzearen printzipiotik mugitzen zaretela

ezinezkoa da euskadi krisitik ateratzea euskadi

euskadi arabarren gipuzkoarren eta bizkaitarren konpromisoaren ondorioa da komunitate politikoa komun bat

gizarte ekonomia eta politika egonkortasun akordio batera ailegatzeko aurkeztu nizun bezalako konpromisoa hiru alderdi handien

handi bat itunaren kulturan sinesten

uste dut gizarte politika eta ekonomia egonkortasuna bermatzen duen ituna es tiempo de compromisos lehendakari

euskadin beti zerbait faltako da beti norbait faltako da zentzurik gabeko terrorismoaren biktimak etaren terrorismoaren biktimak dira euskadiri faltako zaion pieza

soluzioa da ez ezazue beste leku batean bilatu ez datza alderdi popularraren kontaketa ezartzean

sozialisten kontaketa ezker abertzalearen kontaketa ezarri behar dena egiaren kontaketa da

denarena politikan ezarri behar da gizartean dagoeneko ezarri dena

ez gaitu ez ordezkatu ez ordezkatuko inoiz eta euskaldun zintzoek ez direnez inoiz

ordezkatuak sentitu euskaldunok apurtu dezagun

euskal sozialistak taldearen bozeramaileak dauka hitza lópez jauna zurea da hitza

bederatzi hilabete pasa dira legebiltzar honek inbestidurako plenoa ospatu zuenetik urkullu jauna egun horretan bakarrik etorri zinen legebiltzar honetara eta bakarrik irten ere

ezagunak dira bi mila hamairuan urte galdua izan da euskadirentzat krisiaren aurkako borrokan galdua enplegua sortzeko lanean galdua gobernatzeko laguntza behar duzuela ulertzea asko kostatu zaizue akordioak beharrezkoak direla ulertzea asko

euskadi plurala dela eta beraz denon artean eraiki behar dugula ulertzea asko kostatu zaizue baina behingoz lortu dugu

zuk eta biok langile eta enpresentzat garrantzitsua gazteentzat garrantzitsua langabetuentzat

garrantzitsua azken finean euskadi modernizatzeko garrantzitsua

legealdia gaur hasten dela esan genezake gaur behingoz

honek eta legebiltzar honek krisiari aurre egiteko eta euskadi

proiektu serio bat daukate gaur behingoz gobernu honek eta legebiltzar honek euskal gizartearentzat proiektu eraginkor bat daukate sozialistok azken urteetan defendatu dugun proiektua alegia eta pozten gara bai pozten gara es que efectivamente

aterako dugu ziur egon ditugun arazo larriak konponduko ditugu krisitik atera gaitezke gure iragana gainditu dezakegu lortu dezakegu denok batera lan egiten badugu gure indarrak batzen baditugu

pluraltasuna onartzen badugu eta denok batera irtengo gara berdintasuna bermatzen duen gizarte batean zerbitzu publikoak sendotzen dituen gizarte batean hiritar guztien duintasuna defendatzen duen

garai latzak dira hauek eta indarrak batzea beharrezkoa da baina euskal gizartearen gehiengoak elkarlana egiteko prest dagoela ziur nago

ziur nago lehen esan dudan moduan lortu dezakegu denok batera lan egiten badugu ni eta

eta espero dut beste taldeak ere eta bereziki zure gobernua ere bidelagun izatea quiero decir quiero terminar diciendo

eskerrik asko lópez jauna jarraian

legebiltzarburu andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideak arratsalde on

gaur egungo egoerari buruzko irakurketa sendoa egitea baina batez ere

hemendik aurrerako ildo politikoak ezartzea eta bai bat gatoz esatean krisi ekonomiko eta politiko larrian gaudela eta krisia sistemikoa da ez da koiunturala

harreman ekonomikoak eta politikaren erabaki guneak eta buelta bat eman behar diogu

funtzionamenduari erakundeen eta herritarren arteko harremanari

erkidegoaren izaera berari ere eta hori guztia egiteko ezinbestekoa da diagnosi sakona egitea horregatik

ez entzutea hitz erdia ere krisi honen

ez egitea errelatorik kausa efektuaren inguruan

nik uste dut irtenbideak proposatu aurretik alderdiek gutxienez minutu pare bat eman beharko lioketela esplikatzeari edo azaltzeari nola eragin duten atzo arte

oraingo krisi honetan esate baterako zapaterok lan erreforma egin zuenean horrek eraginik izan du gaur egun daukagun lan egoeran edo beste adibide bat bi mila zortzian

erabaki zenean eta erabaki zenean tranpatiekin

horrek eraginik izan du gaur egun fiskalitatean daukagun egoeran nik uste dut eragina izan duela eta nork hartu ditu

hitz erdirik ez kausa efektuaren gainean eta diagnosi herrena egiten badugu orduan badago arrisku handirik

izeneko proposamena ekarri du krisitik ateratzeko eta besapean dakar

hogeita hamasei hilabeterako akordio bat baina gaur egin behar dugun ariketa ez da nola biziraun hamabi

hogeita hamasei hilabeteetan gaur egin behar dugun ariketa da zer nolako oinarriak ipiniko ditugun ondorengo euskal herria eraikitzeko

militantziari eskatu behar izan dio fedea eta enpatia

psek egiten duen horren irakurketa gaur ez da tokatzen

eta begi bistakoa da bi alderdiek

bihurtu behar izan dutela ahulezia zena

bi alderdi horiek euren premiak bultzatuta burutu duten akordioa

neurri paliatiboak ipiniko ditugun dauden arazoak erantzuteko hemen gaia da nolako

nolako neurriak hartuko ditugun euskal herri hori erdiesteko helburua ez da bizirautea helburua da etorkizun apustua egitea etxe propio bat edukitzea

aldarrikatzen zuen modu berean gela etxea

espazio propio bat baina buelta gaitezen akordioetara ados gaude ados gaude euskal herri zati hau beste nonbait

satelite gisa irudikatu da baina ados gaude beste modu batera egiteko gauzak euskal bidea egiteko egin behar ditugula akordioak akordioak egin hain zuzen ere petatxuak

eta beste perspektiba bat hartzeko bestela jauziko gara gaurko ogian eta biharko gosean eta

ez da inolaz ere eskapismo egitea guztiz alderantziz

geroari begiratuta perspektiba berria hartzen dela soluzio iraunkorrak emateko arazo ekonomikoa

ez dagoelako disoziaturik burujabetzatik uste dugu

esaten denean lehenago konponduko dugu arazo ekonomikoa eta gero begiratuko diogu estatusari hain zuzen ere ekonomia

ematen diogun heinean eta horretarako funtsezkoa da argitzea estatusa erabakitzen duen nola atera krisialditik

partidu sozialista balantzaka dabil eta batean dio más estatuto

eta badaude sozialista batzuk esaten dutenak ere constitución vasca eta bide batez aprobetxatzen da ganbera hau hauteskunde kanpaina egiteko

erabakitzea nola lortuko duen euskadi moderno solidario jasangarri eta lehiakorrago hori hori lortuko da

edo euskal herriago izaten eta hori da galdera

eta ildo beretik mintzo zen orain pare bat aste aitor esteban kongresuan

hainbat arlotan kupoan hezkuntza legean tokiko administrazioan merkatuen batasunean nazioarteko ekintzetan eta hauxe esaten zuen ez dute kontuan hartzen gure berezitasuna ez daukat itxaropen handirik hortik ezer gauzatuko denik

esaten zuen esteban jaunak eta zenbat eta pluralago izan hobeto gero madrilera eramateko egoera honetan euskadik birkokatu egin behar du derrigor azterketa bat egin behar dugu espainiarekin izan behar ditugun

gu prest gaude prest gaude dinamika horretan buru belarri sartzeko prest gaude gure lan indarra eta ordezkatzen dugun indar soziala ere

euskal bidearen mesedetan konbentziturik gaudelako euskal herria atera daitekeela ataka honetatik baina horretarako baliabideak behar ditu

baliabide politikoak behar dira aurretik beraz jaurlaritzari egiten diogun kritika ez da azalekoa kritika sakonekoa da klabe horretan ulertu behar dira hemendik aurrera egingo ditudan orain kritika eta ekarpen guztiak

ezin du euskal herria eraiki eta eajk ere berak bakarrik ezin du bere politika aurrera atera eta biak batera elkarrekin ere ezin dugu kohesionatu gizarte oso hau

estatusa aldatzeko eta gure lana izan beharko da elkarrekin egitea hain zuzen ere gizarte kohesionatu hori eramateko euskal herri berri bat eraikitzeko

gure ahalegina izango da hain zuzen ere agerian jartzea emankorragoa dela ahalik eta

interes hutsagatik bada ere batzuentzat burujabetza izan daiteke ideologikoa eta beste batzuentzat interes kontua

erratzen naizenik asko esaten badut hala ere hemengo alderdi guztiek nahiago dutela euskal herritarrentzat gizarte justuago bat eta bizimodu hobea pertsona guztientzat eta hain zuzen ere hori ikusi izan dugu madriletik edo espainiatik kupoa kolokan jarri denean orduan alderdi guztiak pp vascotik

aparte uzten dut upyd guztiek esan zuten kupo hori beharrezkoa zela

hobea delako norberak kudeatzea eskuduntzak eta ez kanpoan

konpetentziak beraz zer proposatzen dugu proposatzen dugu

euskal bidea martxan jartzea ideologiagatik edo interesagatik baina onuragarria delako bertan bizi eta bertan lan egiten

ekonomia sustatzeko diru partida bat jarriko du jaurlaritzak oraingo beharrizanei aurre egiteko eta kopuru hori

ez da nola egingo zaio beharrizanei erantzuteko

espainiak legislatu eta bertako enpresariek langileak kaleratzen dituzte zenbat diru gehiago beharko da odoluste horren

politikekin dugun menpekotasuna adibide argia da

madrilek esaten zuen ehuneko bat koma bi eta gasteizek ehuneko bat koma hiru

noiz nola norekin egin den negoziaketa dakigun bakarra da momentu honetan daukagula bat koma bi defizit muga

sortatu da dezima bat bera ere ez lortzea ibili eta gero hori gertatu baldin bada dezima bakar batekin ez dut pentsatu nahi zer ez ote den gertatuko kupoa berriro negoziatzen denean

eajk jakin izan du zirrikituak bilatzen ez legal ez ilegal alegal sortu zuen josé maría gorordok etb bi eta egin zuen

uste dugu egin behar dela hainbat arlotan eta batez ere bi lehentasun argi izanda bata

eta bigarrena enpresen maila teknologikoa igotzea neurri estrategikoak direlako beste

ekonomia sustatuko bada hein handi batean eskualdeen ekonomia sustatuko den neurrian izango da zenbat eta indartsuagoa eta orekatuagoa izan eskualdeak haien arteko kohesioa hainbat eta egonkorragoa izango da erkidego osoaren osasun ekonomikoa guk tokiko garapenari garrantzi handia ematen diogu

nola aterako dugu aurrera ekonomia lehenengo sektorea bazter utzita

hirien aldeko apustu bat egin da eta horrek ondorioak ekarri ditu garraioan

azpiegituretan eta lehen sektorea odolustu egin da lehenetsi egin dira ekoizpen

eta elikagai industrialak baserritar eta arrantzaleen kaltetan egunean baserri bat ixten da euskal herrian

eta bien bitartean eskola eta ospitaletako jantokian edozein bazterretatik ekarritako produktuak jaten dira eta elikadura burujabetzari uko egiten zaio enplegua sortzea eta babes sozialari eustea da denok daukagun lehentasun bat eta azken datuen arabera hemen aurreko taldeek ere aipatu dute erkidegoan badaude ehun eta hirurogeita hamairu mila langabetu

esan da langabezi tasa da ehuneko hamasei koma laukoa azken bost hilabete hauetan langabezi tasak egin du gora bat koma bost

batek ez du lanik lortzen tasa da ehuneko berrogeita hamarekoa langabetu hauetatik gainera erdia baino gehiago berrogeita hamalaua emakumeak dira eta emakumeak dira ere gizarte laguntzetara joan behar izaten dutenak sei pobrezia kronifikatzen ari da erkidegoan badira

pobrezia arriskuan bizi direnak hau da biztanleen ehuneko zazpi koma hirua

elikadura arazoak dauzkatenak eta ez naiz ari hitz egiten niger edo mozambikeri buruz euskadiri buruz ari naiz

lehenik eta behin dagoen lana banatu behar da jaurlaritzak egiten duenaren kontrara hain zuzen ere lan kopurua handitu ordez gutxitu behar du jaurlaritza ezin da izan enplegua suntsitzen duena sarkasmo hutsa da jaurlaritzak esatea enpleguari eutsi behar zaiola

eta ez da ulertzen partidu sozialistak eduki duen jarrera puntu honetan hain zuzen ere ganbara honetan defendatu duenaren kontrakoak sinatu delako akordioan

bi arlotan alde batetik produktiboan eta beste alde batetik erreproduktiboan ere hau da zaintza

eta zerbitzu sozial publiko horiek areagotzen baditugu bi gauza egiten ditugu batera balio ekonomiko bat ematen diogu eta baita ere balio sozial bat

hartu zituen neurriak aldaketa atzerakoiak egin zituen diru sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitza prestazio osagarrian eta alderdi nazionalistak mantendu izan ditu

hirugarren irtenbidea edo proposamena egiten duena

izenarekin ezagunak direnak uste dugu diruz hornitu behar direla noski hamazazpi koma hiru milioi

diru hori noski amaitu da eta diru hori ez bada handitzen nekez egingo dugu politika pertsonentzat eta politika pertsonentzat egitea

ipintzea esaldi populista bat baizik eta pertsonei asetzea beraien betebeharrak hori da pertsonentzat politika egitea oso aukera eduki dute orain hain zuzen ere bi alderdiek sinatu duten akordio honetan

laguntza sozialetara bideratzeko hain zuzen ere hogeita bi

pertsonentzat trenbiderako diruarekin laugarren lekuan aipatu nahi ditugu pentsionisten egoera madrilek ezarri

bere horretan eta berpagoari buruz planteatu diren neurri paliatiboak bakarrik planteatu dira jubilatu eta pentsionistentzat baina ez dira planteatzen

apurtuko litzateke horrela bada lizuna eta inpudikoa da jubilatuekin egiten ari dena pentsionistak osasun arloko langileak eta hezkuntzako eragileak prest daude gaur egun dauden inposaketa horiei guztiei aurre egiteko eta guk uste dugu

madril defendatzeko batera joan beharko liratekeela hain zuzen ere kolektibo horiekin guztiekin bestelako politika batzuk egiteko

eragileak eta egoera larrian daudenak eta politika bateratu bat egin eta erabaki beharko dute fidelitatea nori

madrilgo gobernuari patronalarekin egia da lehendakaria saiatu dela alperrik

estutzeko enpresariak jaurlaritza ere kontratatzailea da

edo ez saritzeko enpresa horiek langileekin daukaten jokaeraren arabera errealitatea da enplegu miserablea ezegonkorra eta unean unekoa ari dela sortzen eta ikusterik baino ez dago coek berak daukan iritzia eta bere iritzia da

martxa honetan etxe bat izatea ere pribilegio bat izango da etxebizitza eskubidea ez dagoelako bermatua ez krisian

egia da jaurlaritzak aurrekontu proiektuak aipatzen duela indartu behar dela alokairu soziala eta

baina gero egiten diren diru banaketak ez datoz hori indartzera gure ustez diru publikoa erabili beharko litzateke alokairua sustatzeko

partikularrei salduta datu ikaragarria bi mila zortzitik hamabi mila kaleratze izan dira hego euskal herrian

hutsik ez dira estutzen finantza erakundeak eta finantzaz ari naizelaere aipatu nahi nituzke abaletan agindu diren mila zortziehun milioiak langabeziari aurre egiteko abalen sistema ez da nahikoa

martxoan ipini zen programa hirurehun milioirekin gaur

hirurogeita lau koma zortzi milioi eman direla abaletan hain zuzen ere oso prozedura geldoa eta gure ustez ez nahikoa delako

finantza erakundeak estutzeko eta batez ere baditu baliabide politikoak

egiteko ez dagoelako onartzerik dirulaguntza jaso duten enpresa horiek gero erreforma

edo ereak egitea kiebrara jotzea deslekutzea edo deskapitalizatzea esate baterako gogoan ditut oraindik oso fresko

azken finean iruzurrak dira estalki legalaz eta iruzurraz hitz eginda aipatu nahi dut hain zuzen ere

plana plangintza iruzur fiskalaren aurka aintzat hartzen du gizarte ekitatibo eta justu batean oinarri

jarduera dela inork ez egitea izkin fiskoari

ongi etorriak dira honezkero lurralde batean martxan dauden neurri fiskalak progresiboak eta ekitatiboak baldin badira hasi

erdibidean gelditu dira progresibitatean atzetik

eta kapital errentei eta fortuna handiei dagokiola ez atzetik

eman dute nabarmen kapitala eta jabegoa

eta horixe da hain zuzen ere egin izan dena eta beste alde batetik ez dugu ahaztu nahi euskal herritarrek ordaintzen ditugun zerga guztietatik

doala edo biltzen dela foru aldundien bidez eta gainontzekoa zuzenean jasotzen duela estatuak beraz honek badauka zerikusirik ere hitz egin nahi dudan arkitektura instituzionalarekin

proposatu digu jaurlaritzak eta helburua da bikoiztasunak ekiditea

asmo oneko adierazpenak dira paper errea izan daitezke instantzia handiago baten menpean

esate baterako udal legea geldituko da kongresuak aterako duen tokiko administrazioaren legearen menpe eta funtzio publikoaren euskal legea beti egongo da enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren menpe

ados baditugu hainbat bikoiztasun renfe eta adif batetik eta euskal trenbide sarea eta euskotren bestetik

eta ura agentzia bestetik integrala den polizia bat batetik ertzaintza

eta polizia espainiarra hauek guztiak alferrikako bikoiztasunak dira eta itunean ez dira aipatu ere egiten

honezkero transferituta dauzkagun eskuduntzetan egiten ari den eskusartzea

bereziki hezkuntzaz mintzatu nahi dut hezkuntzaren arloa da gizarte baten bizkarrezurra eta une honetan mehatxaturik dago

indarrean jarriko delako jaurlaritzak lehen ere aipatu dut eta aipatuko dut gero eta aipatuko dut aukera daukadan bakoitzean jaurlaritzak

eragile sozial eta profesionalekin batera erantzun bateratua emateko

jaurlaritzak lideratu dezake hezkuntza komunitatean dagoen ezinegona eta lehengo egunean upvko erretoreak berak ere egin zion eskaintza bera ikasturtearen hasieran

hezkuntzan hizkuntzan eta gizarte politiketan egin behar dugu hortik hasi beharko genuke hain zuzen ere herritarrengandik hurbilen dauden arloak direlako

arreta berezia eskaini behar genioke bakegintzari herri berria eraiki nahi badugu eraiki behar dugu iragana

datu kezkagarriak daude hizkuntzaren arloan eta kezkagarriagoa da oraindik

ez dela agertzen hizkuntzaren gaia beraien arduren artean euskararen berreskuratze prozesua geldoa

geldotzen ari da gehiago eta azken datua da hain zuzen ere bi mila hamaikakoa bi puntu egin du atzera euskararen

hau da ehuneko hogeita hamazazpi koma lautik ehuneko hogeita hamazazpi koma bira azken urteotako hizkuntza politika

kaltegarria izan da laurogeita hamaika udalerrik galdu baitute euskaldunen

datuak eskuan esan genezake euskararen berreskurapen prozesua heldu dela

hizkuntza politikaren aldaketa ezinbestekoa izan beharko da euskara

hori da errealitatea eta bestela ostrukarena egingo genuke euskarari eutsi behar zaio eta euskara sortzen den kulturari ere babesa eman behar diogu zerbait baldin bada eta zerbait baldin bagara

eta gure kultura gure hizkuntzak egiten gaitu eta gure kulturak egiten gaitu gure kulturak kokatzen gaitu munduan gure berezitasunekin

kulturaren euskal kontseilua guk uste dugu egin beharko genukeela euskal kulturaren kontseilua edo beste modu batera esateko euskarazko

euskal herria bildurentzat helburu estrategikoa da euskal kultura eta eta hain zuzen ere uste dugulako kohesioa eta elkarbizitza areagotzen laguntzen dutela eta kohesio eta

oso garrantzitsuak aipatu baino ezin ahal ditudanak esate baterako berdintasun politika edo kirola pertsona garatzeko eta ez espektakulu gisa edo

lankidetzari eman behar zaion garrantzia baina hori guztia beste

eskerrik asko mintegi andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

niri ondo egin edo gaizki egin txalorik ez lotsatu egiten naiz eta arratsalde on guztioi

eztabaida politikoa legealdi honetan baina

momentu honetan egitea lehendakariak goiz partean egin du bere saioa eta nik uste dut

jakin behar dugula zergatik daukagun gaur debate bat noski

abenduan baina gentozen hauteskunde batzuetatik eta entzun ditudan diskurtso batzuk entzunda derrigortzen nauzu patxi lópez esatera hain zuzen ere hauteskundeak

zure gobernuak aurrekontu bat aurkezteko gaitasunik izan ez zuelako eta jakin bazekielako bere diskurtsoa eta kasuan aurrekontu proiektua ez zirela bat etorriko zeren hain zuzen ere gero demostratu den bezala mila berrehun milioi gutxiagorekin egin behar zen presupuestoa

praktika bateratzera antzeko diferentziak daudenean beraz

lehendakaria aukeratu genuen gobernua osatu martxan jarri zen gobernua

nik uste dut martxan jarri zela eta martxan dirauela gobernuak zergatik arazoa hemen zegoen eta kasuan hemen dago edo euskal politikagintzan gobernuak bere lanari eutsi dio egunero egunero goiz arratsaldez eta gauez ere bai

zer gertatzen da zuk zenion bakarrik etorri zinen hona ez etorri zen bera eta beste hogeita sei

beste hamabost arantza quiroga etorri zen beste bederatzi lagunekin

eta gobernu honek lehendakariak eta alderdi honek

iristeko eta lehenengoa egin zuen hain zuzen ere inbestidura saioan

orduan euzko alderdi jeltzaleak eskaintzen du propio gobernurako akordioa izan zitekeen horretaz aparte kasuan fiskalidadeen inguruko akordio bat

eta baita ere proposatzen du instituzio guztiek erakunde guztiek

batzuen eta besteen arteko akordioen eskutik hori posibilitatzea hori eskaini zuen euzko alderdi jeltzaleak eta batzuek eta besteek denok esan zenuten ezetz

aurrekontuekin aurrekontuekin berriro ere euzko

eta or dator nire ustez zure akatsetako bat analisian zergatik zerorrek esaten zenuen

zure osoko emendakinaren edo zuen osoko emendakinaren zioan dagoela gaur egun adostu dugun

osoko emendakin hura zela besteak beste hauteskundeek aurreratzearen arrazoiaren ondorio bat

eta lekuko garbiena zen zuek aurrikusten zenituzten diru sarrera gehiago haiek hain zuzen ere ekarpenak burutu behar zituzten

prestatu zenuten osoko emendakina bat hemengo debaterako soilik zergatik diru ekarpenak

beraz utzi ditzagun gauzak bere tokian baina bederatzi hilabete geroago lehen akordio bat iritsi da

eta akordioa ona da ez da nahikoa ez da nahikoa guk esaten duguna da zergatik orain

nik uste dut hor bai dagoela gogoeta bat eta alderdi politiko bakoitzak

eta guk pentsatzen dugu hala ikusi dugulako hasieran aurreikusten genuena epe motzerako estrategiak normalean

herri honen etorkizunari begira estrategiak izan behar dute epe luzera ondo pentsatuak eta betiere behintzat gure taldeak eta alderdiak bere historian zehar ezaugarritzat dituen

erabakiak hartu aurretik ondo pentsatu baina behin erabakia hartzen denean mantendu eta aplikatu pazientzia

normalean jakin behar da herriaren nahian nondik nora doan eta pulso hori ondo aztertzen eta guk bagenekien ikusten genuen zuek denak

ez zenuten estrategi partekatu bat hori gehiegikeri bat litzateke

egiten zenuten gobernuari ezetz esaterakoan arrazoi ezberdinagatik eta

esplikatzen bere posizioa bere munduaren aurrean eta alderdi sozialistak ere eta gainontzekoek ere gure ahulezia aitortuz

gehiengo absolutu horretara iristeko diferentzi bat genuen

eta hor erabakia hartu duena izan da alderdi sozialista alderdi sozialistak jo zuen bi urte

baino hain zuzen ere hemengo emaitzak ezagutu ondoren gobernu hau nola desgastatu

pentsatu zuen fiskalitatearen gaia tarteko ba gipuzkoan eh bildukin bat eginda

eta gu inguratzen ginen bakoitzean eh bildurengana gipuzkoan esaten genion aizu

lurraldeetaz ari garen behintzat fiskalitatea ezin dugu muturretara eman

akordioa daukagu ezkertiarra denen espainola eta abertzalea izanda ona da

atzerako ia eta herri hau ez dago salgai baina egin zenuten

bukatu da politikoki eta estrategikoki esan duzue guk ez dugu hor jokatuko zergatik etorkizunari begira erkidego autonomo honetan

ardatz politikoa bat pnvk osatzen duena eta bestea ezker abertzaleak eta nola badirudien

elkarlana ere egin behar dugu baina gutxieneko horiek ez ditugun lortzen

ahal duen moduan nahi duen tokian eta hori da gertatu dena

bai lehendakariak maiatzean alderdi politiko guztiak gonbidatuak izan ginen hartan mahai gainean jartzen duena alderdi politiko guztiek behintzat gidoia partekatzen genuen gero edukietan diferentziak egon zitezkeen

eta nik horregatik aipatu nuenean maneiro jaunak estrategi kontua zegoela

garbi dago bistan jarri dituela udal eta foru hauteskundeek edo ez duzue ikusten hori bai ez

eta bitartean daukagu akordio bat ona dena gure ustez edukietan zergatik etorkizunari begira zer gelditu da hemen indarrean jaurlaritza honek aurkeztutako egitasmoa eta gaur goizean nion

eta lehendakaria berak azaldu den agerraldian zer demostratzen du beno lehenengo eta behin

eta euskal gizartea errespetatu nahi duela eta errespetatzeko modurik garbiena eta zintzoena da egia esatea egia esatea da gaizki gaudela esatea

lehentasunak non jartzen ditugun saiatuko garela adostasunetara iristen eta akordioak behar beharrezkoak direla eta bat burutu dugula

eta hori gidatu nahi duela eta lideratu nahi duela eta gu orain hogeita hamabost urte bezalaxe

euskal bidean lanean pertsonak errespetatuz eta bide politiko eta demokratikoak soilik erabiliz

gehiegitan aipatzen da baina azkenean bideak ere pertsonak egiten dituzte eta bideak pertsonak zeharkatzen dituzte eta diodanean hogeita hamabost urtetan ere historia luzeagoa daukagu

eta euskal bidetik beti bide politiko eta demokratikoak erabiliz eta pertsona guztien giza eskubide guztiak errespetatuz bai bai sortuko buru zaren horri esaten dizut baietz guk baietz beste kontu bat da zuek zertan ibili zareten hogeita hamabost urtetan helburuak apustuak lehenengoa gai ekonomikoari eusten dio lehendakariak

eta alderdi politiko bezala guk ere pnv bezala hainbatetan aipatu dugu esanez azkenak izan gara krisi honetan sartzen lehenak izan behar dugu irteten krisi batetik irteteko

zu eramatea atzekaldean bada ere baina

punta puntan ez baldin bazaude ere behintzat lehenengo postu horietan egotea hau da zu zeu izatea krisi horretatik

ez ditugu baliabide guztiak ez ditugu baliabide guztiak eta euskal bidea egiteko horretan nik gaur zerbait antzeman baldin badut urkulluren

bere muga guztiekin euskal gobernantza bat errebindikatzen duela ditugun tresna guztiak erabiliaz

eta horretarako ezinbestekoa da indar metaketa edo biderkatzaile izatea

zergatik industriaren aldeko apustua egitea balore segurua da

guk horrela ikusten dugu industriaren aldeko apustua egin behar dela

agian denak ez dugu berdin ikusten guk hala ikusten dugu eta berrikuntza ikerketa

internazionalizazioa guzti horiek zutabe horiek landu egin behar dira eta horretarako lehen aipatzen da

zortziehun milioiko kopuru bat hortxe dago hain zuzen ere guzti hori bultzatzeko

lagundu bai hor dago datu bat beraz apustua da erabatekoa eta erakundeek ere

etekina guztiontzat hobea izango litzatekeela sektore ekoizle eta produktiboen aldeko apustua egitea

azaldutako edo etorkizun hurbilean lortu daitezkeenak horrek ematen dio

instituzioei noski baina ez da egonkortasuna egonkortasunagatik egonkortasunak konfiantza sortzen du baita ere industria munduan

artean ere eta konfidantza da ekonomiaren motorea ere ez burua engainatzeko

apustu hori garbi dago gero munduan zehar

ni ez naiz sartuko baina espainolei galdetu zergatik espainiako industri buru nagusiek esaten dute espainia markarekin ezin daitekeela inora joan zama delako beraz ez gara gu sartuko eztabaida horretan zergatik sobra ere libratuta dago nola sortzen da enplegua nola ekin

eta hemen aipatzen dira datuak aipatu ditu

beste lurraldetan paroa igotzen den maila zu kasuan

hogeita bostetik hogeita zazpira pasatzen baldin bazara ehuneko zortzikoa da baina bata da hamalaua

eta hain zuzen ere egin duzu konparaketa zeinekin eta extremadurarekin extremadurak ehuneko hogeita hamalauko paroa dauka

eta bitik laura pasatzen baldin bazara ere ehuneko ehun hazkundea daukazu bakoitzak dauka bere maila nahiago genuke denok laukoa edukiko

baina gaude gauden tokian eta ditugu oso zifra larriak hor badaude programak gazteei begira

eta batik bat eta hemen azpimarratu da diskurtsoetan guk ere garrantzia handia ematen diogu nola ez lan hitzarmenei zergatik momentu honetan daukagun egoera

hoberena industria atzera berriz bultzada handi batez aurrera ateratzeko eta lan hitzarmenak bere tokia behar du egia da momentu honetan kontzeptu horiek malgutasuna eta segurtasuna hortxe daudela airean ez dakit oreka berri hori nola lortu behar den baina jaurlaritza enpeinatuta dago eta ahal den neurrian behintzat gure esku dagoen guztia jarriko dugu baita ere

industriaren garapen berri horretan justizia soziala aipatzen zituen

horretara bolkatuak aurrekontuetan begiratzea nahikoa da aurrekontuen ehuneko

hezkuntza osasuna eta gizarte babesa eskaintzeko antolatuta dago

helburuak berdintasuna eta gizarte kohesioa hau da gizarte osoa gaizki pasatzen ari baldin bada okerren daudenak ehun eta hirurogeita hamairu mila pertsona horiek eta berrogeita hamar mila

horiek gutxieneko hori behar dute ez ia bizirauteko ahal den neurrian ere baita ere eta horretarako asmatuak daude errentak baita ere atzera berriz lan munduan txertatzeko

gizarte osoari begira eta gizarte osoari esker

krisi honetatik eta ahal izan ezkero hasierako lokomotora horretan ez azken

fiskalitate gaia aipatzen da ere hemen debate

baina gehiago izan ditugu non dagoen eskumena eztabaidatzeko fiskalitateak berak dituen atal ezberdinak eztabaidatzeko baino bueno datorren astean izango dugu hemen eztabaida

ikusi dena da diskurtso edo interpretazio kontrajarriak daudela

eta beste batzuk esaten dute hemen dena pikutara joan dela gauzak dauden bezala eztabaidatu dezagun zintzo eta garbi hemen oinarrizko eta fiskalitateko erabaki horiek

onartuko ditugu eta gero ikusten da behar beharrezkoa dela batzar nagusietara joatea

egia da bi alderdi politikok lortu dugun gutxieneko hitzarmen hori gauzatuko bada batzar nagusietan gauzatu beharko dela eta bakarren baten edo batzuen beharra ere izango dela beraz negoziazioaren

beraz posibilitate bat ere badago eta behingoz gainditu dezagun eskumena han edo hemen izatetik pasa gaitezen beste arlo batetara

bakea eta bizikidetza baita ere lehendakariaren hizketaldian

gauza bat da nik hemen gogoeta bat egin nahi nuke

sartuta gaudela eztabaida antzuetan kasu gehienetan

belaunaldi baten parte garenez garbi dago belaunaldi batek

baina datorrenari zor dio zerbait aurrekoen beharra baina datorrenari zor diogu orduan herri honetan gertatu dena gertatuta eta beti aipatzen dugu euskal gizartea edo euskal herria

jendartea baina euskal gizartea

nolako bizikidetza modeloa halako gizartea nolako bizikidetza modeloa

eraiki behar dugu gizarte berri hau zergatik bideak egiteaz aparte eta etxeak eraikitzeaz aparte pertsonek zeharkatzen dituzte eta zeharkatzen zituzten eta etxeak ere

pertsona da ardatza orduan zer nolako

nik uste dut bat gatozela behintzat onartu dugu ganbara honetan indarkeriaren bidegabekeria aipatzerakoan

hori ganbara honetan bozkatu dugu

baina ez da abiapuntu txarra eta giza eskubideen errespetutik abiatuta etorkizuna

iragana aztertzeko ere printzipio berdinak balio behar duela eta giza eskubide urraketa dagoen toki bakoitzean

eta hori da hori da memoria partekatu bat idazteko modu bakarra

baina justifikazio bat bera ere ez eta giza eskubideen

eraiki behar baldin badugu etorkizuna iragana aztertzeko ere tresna berdina izan behar du neurri berdina horregatik urraketen ardura nora begira egon den jendea edo

hori ere aztertu beharko da guk garbi daukaguna da hauteskundeetako garaipenak ez dutela ezkutatzen eta estaltzen

indarkeriaren ardura eta porrota eta inork ezin duela pentsatu

amnesiaren itsasontzian lehorreratuko garela askatasunaren hondartzan

gauza gehiegi dira gauza gehiegi dira

hemen denak pertsonak gara baina

gizartean ditugu loturak eta hor badago dimentsio etiko bat

pertsona gara baina gizarte batean txertatuta gaude eta balore batzuk behar ditugu orduan lehengo belaunaldiak gurekin asmatu zuten ala ez ez dakigu baina handik gatoz etorkizuneko datorren belaunaldiari ze balore utzi behar dizkiogu hori da partekatu behar duguna eta

gobernuaren izenean bake eta bizikidetzarako idazkari nagusiak esaten zuena

ezkutatu ardurak eta inork ere ezin duela pentsatu etorkizuna umilazioaren eskutik eraiki daitekeenik baina badaukagu lana horregatik nik eta amaitzeko lehen parte hau beno zergatik badago ere estatus politiko berriaren inguruan halako

estatus politiko berri horren inguruan askotan bozkatu ere bai eta erreferentziak hor daude bakarren batek arakatu nahi baldin badu bai autogobernu batzordean

hemen gaude eta parlamentu honek ere onartu zuen zerbait eta defendatua izan zen ez da lotezlea inorentzat ez da lotezlea

zerbait eztabaidatu behar baldin badugu ba estatus politiko berria esaten da ez

eta alderdi popularra gaur indarrean daukagun marko horretatik bera ikusten dute bere estatusa zergatik estatutua bete gabe dago

joan nahi dugunok pentsatuz herri honen nortasuna aitortu subjektu politiko bezala eta erabakitzeko eskubidea tarteko garbi dago konstituzioaren mantupean edo egin diren interpretazioak tarteko

hogeita hamabost urte pasa eta gero indarrean dagoen gernikako estatutua baino gutxiago behintzat planteatzen dutela psoe eta ppk zergatik estatutua bete gabe dago bere atal nagusi batzuetan besteak beste

jaurlaritzaren aurrekontua baino gehiago orduan aurrerantzean

kasu honetan eh bilduk ze posizio daukan ez dago idatzita orain sortu da bide berri bat euskal bidea nik ez dakit

halako zilegitasunik baduen euskal herriaren etorkizunaz zerbait erabakitzeko

hauteskundeetara aurkeztu ginen eta gure estatus politiko berri horren zutabeak edo otarra egiteko xumeak hantze daude

derrigorrez ez dauka beste inork onartu beharrik baina guk pentsatzen dugu hori dela gure defentsarako posizioa ikusiko dugu antolatzen den batzorde hori

zer ematen duen honekin bukatu nahi nuke

goizeko diskurtsoan lehendakariak azaldutakoa entzun ondoren antzematen da hori bat

bi gobernantza propio bat antolatu duela bere buruari neurria jarriz ez besteei esanez bere buruari eta bere gobernuari

eta euskal herritarrekin konpromisoa nahi duela eta nola ez euskal herritarren ordezkariekin ganbera honetan ordezkariak gaude eta hori izugarrizko motorra da

gizartearekin bat egiten baldin baduzu konpromiso hori harreman hori

herri horrek edo gizarte horrek dituen arazoak gaindituko ditu herrigintzan

baita ere aipatu du hitzaren etxean elkarrizketaren etxean hitzari eta elkarrizketari ez aterik itxi

ateak zabalik zergatik ganbera honetan dauden organo guztiak plenoa hasi komisioak batzordeak

garai askoz zailagotan edozein zirrikitu erabili izan baldin badugu elkarrizketari aire emateko

ze arazo dago momentu honetan alderdi politiko ezberdina berdin zait upyd alderdi popularra

eajko jendearen artean hitz egiteko non dago arazoa zeini diogu beldur agian beldur horiek

hasi beharrean gara horregatik etorkizunari begira

lortutako akordioa abiapuntutzat hartuz berriro diot ona ez da nahikoa akordio gehiago posible dira eta instituzio ezberdinen artean ere ni behintzat datorren kurtso politiko

honetan lehenengo debatea aurrekontutakoa izango dugu espero dezagun aurrekontuak onartuak izatea ez bakarrik hemen

ganbera eta instituzio guztietan ere zergatik guztion ahalegina behar beharrezkoa izango delako honetatik
mila esker eskerrik asko egibar jauna legebiltzar taldeen mintzaldiak amaituta jarraian lehendakariak dauka hitza